egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri hasi baino lehen jakinarazten dizuet zortzigarren puntua erretiratua izan dela

jone berriozabal bóveda euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hemezortziko apirilean onetsitako euskadi basque country bi mila hogeita hamar agendaren betetze mailari buruz berriozabal anderea zurea da hitza

egun on guztioi

agenda onartu zuen zeharkako agenda bat eta garapen jasangarriaren hamazazpi helburuetan

oparotasuna eta lankidetza nazio batuen erakundeak behin eta berriro azpimarratu du beharrezkoa dela agendaren lurralde dimentsioa garatzea eta zentzu horretan gonbitea luzatu die estatu zazpiko

eta eusko jaurlaritzak lehen unetik eutsi zion erronka horri batetik planteatzen zen ikuspegiarekin bat zetorrelako euskal ongizate ereduarekin oso ondo uztartzen zen agenda zelako hainbat hilabetez sail eta erakunde desberdinekin lan egin ostean bi mila hemezortziko

eta testu inguru honetan jakin nahiko genuke basque country bi mila hogeita hamar agenda

onartu ondoren aurkeztu ondoren nola baloratzen duzun garapen jasangarriaren helburuen betetze maila euskadin eskerrik asko eskerrik asko

legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

lau urte bi mila hamabostean nazio batuen asanblada orokorrak

printzipio eta helburu horiek onartu egin ditugu ez digute esaten zer egin behar dugun politika publikoak hobetzeko testu ingurua definitzen dute eta lurralde bakoitzaren errealitatera egokitutako lehentasunak zehazten dituzte nazio batuak eta europako batzordeak garrantzi handia eman diote

estatus kanpoko gobernuei agenda inplementatzeko orduan azken finean askotan

gainera kasu guztietan gizartearen eskaera eta premien ezagutza hurbilagoa eta zuzenagoa dugu

aukera bat da euskadi basque countryren errealitatean nazioartean ezagutarazteko aukera paregabea

mendean herrialde bat ez da bere mugengatik definitzen

bere politika publikoengatik gaur egun euskadi herri aurreratua solidarioa eta irekia da estatu gabeko nazio bat gara

bat eta mugarik gabeko mundu batetan gure leku propioa irabazi nahi dugu

en un mundo global eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua

estatus politiko berriaren premiari buruz urizar jauna zurea da hitza mila esker mahaiburu andrea

estatu politiko berriaren legea legebiltzarkide gisa ikusteko gai ez naizelako izango ezin izango dudalako ikusi ia bi legealdiren ondoren

hala ere agian optimista patologikoa naizelako uste dut lehen baino geroago edo berandu baino lehen

eta uste dut beharrezkoa dela herri honek premia daukalako premia daukalako

premia daukalako gure lege eta arauen bitartez bertako arazo guztiei aurre egiteko

gaitasun legegile osoa behar dugulako argi ikusten dugulako bai ekonomiari lan esparruari

madrilen erabakitzen denak ez diola erantzuten bertako egoerari argi izan guretzako berme bakarra hori horrela izan dadin errepublika propio bat sortzea da baina ez da hori estatus politikoan proposatzen dena kontzertu politikoa da estatus

uste dugu kontzertu politikoari eman beharko geniokeela berdinen arteko erlazioa da estatusak bilatzen duena

non euskal herritarren erabakitzeko eskubidea izango den errespetu horren oinarri berdinen arteko erlazioa bai euskal herriko

espainiar estatuari dagokionean optimista naiz lehendakari uste dudalako zuk ere horrela pentsatzen duzula publikoki ere horrela adierazita daukazulako bai nazio onarpenean eta bai erabakitzeko eskubidean ikusten duzu estatus berriaren ardatza

ezinbestekoa deritzozula bertako politika eta bertako erabakiak hartzeko kanpoko eragina ahalik eta txikiena izatea eta adibide bat gaurkoan daukagu gaur bertan jakin dugu espainiako auzitegi gorenak erabaki duela jaurlaritzaren

espainiako harmonizazioaren aitzakiarekin esan beharrik ez dago

adierazpenak bi mila hamairuko gobernu programaren aurkezpenean izan zirela beste garai bat zen orain

eta zentzu horretan baldintzak ere desberdinak izango dira gauzak esaten orduan eta ulertzen dut baita

horretara behartuta kamara eta mikrofonoen aurrean gaudenean

ematen diogula baina uste dut estatus politiko berria ez dela horretarako jokabide uste dut ezin dezakegula arriskatu

marko politiko berria finkatu dezakeelako finkatu beharko

eta sentsu horretan ezin gaitezke arriskatu motxera jokatuz gauzak gaizki irtetera nahiago dut diskrezioan

akordioetara eta puntu honetan onartu behar dut eta goraipatu

egindako lanean eajren ordezkaritzak adierazitako borondatea zeren eta puntu desberdinetatik abiatuta gaitasuna izan genuen akordioetarako eta gaitasun izan genuen oinarri horiek daukaten potentziala guztia ateratzeko uste dut denok dakigula hemen denok dakigu zein den

adostasuna bilatzen dugunean eta nire aldetik besterik ez zorte handia opa dizuet denoi ordezkari politiko zareten heinean batez ere baina

eskerrik asko urizar jauna eta nik ere zorte onena espero dizut zure bizitzan lehendakari jauna zurea da hitza

optimista izatea nik uste dut ondo dagoela optimista izatea

dena den premia asko ditugu baita ere autogobernua osatzeko eta autogobernua osatuz esango nuke premia dugula

indartu eta areagotzeko hau da azkeneko berrogei urteetan egindako ibilbideari jarraipena ematea gizartea eta nazioa eraikitzea bidean aurrera egiten jarraitzea duela hogeita lau urte mila bederatziehun eta laurogeita hamabostean egiteke zeuden transferentziei buruzko lehen txostena argitaratu eta onartu egin zuen legebiltzar

estatutu politiko berria onartu egin genuen legebiltzarrean baina

eta bere tramitazioari ez zitzaion biderik eman duela lau urte bi mila hamabostean eusko jaurlaritzak gernikako estatutua ez betetzeak eragin dituen ondorio negatiboei buruzko txostena onartu zuen eta legebiltzar honetan aurkeztu egin zen dugun

ondo ezagutzen duzu zu zerorrek ere ibilbide hori eta bat egiten dut

eta porrotera eraman gaitzakeen planteamenduak

legebiltzarretik jaso ditugun eskari guztiei erantzun egin diogu jaurlaritza bezala horrela bi mila hamazazpiko irailean egiteke dauden transferentziei buruzko txostena onartu

akordioa eta berrespena izan da da eta izango da eredu hori politika ulertzeko modu bat da herri bat ulertzeko modua ere bai

zure ibilbide berri honetan eskerrik asko lehendakari jauna

gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

martínez jauna zurea da hitza egun on lehendakari badator hemen dago uda
eta honekin udarako etxerako lanei buruz

eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko

martínez jauna eusko jaurlaritzaren betebeharra ondo ezagutzen duzu agindutako programa betetzea da urte guztian zehar hori da gure konpromisoa baita udaran ere legebiltzarraren saioa aldiaz gain eusko jaurlaritzaren programa betetzea da

egin beharrekoa eta hori da beraz uda izan ala ez egin beharrekoa eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

gutxiago espero lehendakari jauna argi dago guztiok dakigula

hurrengo hilabeteetarako eta baita ere aste hauetan hainbat gauzei buruz artean aurrekontuei ere

de manera sistemática hemen dago gakoa hor dago gakoa urkullu

eta zure proiektuaren artean guk beti pausu bat gehiago ematea bilatzen dugu eta ez bakarrik

horregatik guk eramaten ditugun etxerako lanak lan egitea da eta proposamenak bilatzea

ekologikoa aldatzeko hau da gure gizarteetan

desberdintasunak sortzen dituzten sintomak tratatzeko bideak aurkitzeko esto es

baita ere zorterik hoberena opa nahi diot urizar jaunari

urteetarako eta zure bizitza profesional eta pertsonalean eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna lehendakari jauna zurea da hitza

argi dago programa horren barruan gure programaren barruan jaurlaritzaren programaren barruan martínez jauna lehentasun batzuk ditugula

urte bukaerari begira lehena ezagutzen duzu eta da aurrekontu proiektua

onartu egin ahal izateko honekin batera enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programa azpimarratuko dut hazkundea sustatzen ari da paliatiboa diozu hazkundea sustatzen ari da eta enplegu aukera berriak bultzatzea gure lehentasuna da zeregin honek gure laguntza eta bultzada guztia merezi du baita udaran ere ez bakarrik udako etxeko lanak balira bezala baita udaran ere me pregunta o hace referencia a

martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina

eta laneko osasunaren aldeko kanpainak programatzeari buruz

andadura eskerrik asko
sánchez anderea san josé sailburua

eskerrik asko san josé anderea gai zerrendako bosgarren puntua galdera

europako batzordeak aurkeztutako erregio berrikuntzaren gaineko txostenari buruz alonso jauna zurea da hitza

recuperemos las posiciones que estamos perdiendo eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso ya he comentado antes que

o disolver señor lehendakari eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eaen berrikuntza eta ikerkuntza eta garapenaren egoera kezkagarriari buruz larrion andrea zurea da hitza

mila esker legebiltzar buru andrea eta egun on guztioi lehendakari jauna

esan zenuen ikerketa eta berrikuntza funtsezkoak dira euskadiren etorkizunerako bai lehiakortasunaren etorkizunerako bai enpleguaren

eta hitz horiekin bat gatoz eh bildun ere berrikuntzari dagokionez lehendakari jauna hau esan zenuen berrikuntza da etorkizunaren giltza

euskadi berrikuntzaren arloan aitzindariak diren europako eskualdeen artean kokatzeko behar diren erremintak horretarako aitzindariak diren eskualdeetara begiratu behar da eta europako ikerketa eremuan baitan

eta berak ere begirada bueltatu digu eta ekainaren hamazazpian regional innovation scoreboard txostenaren bitartez esan zigun berrikuntzan aztertu duen berrehun eta hemezortzi eskualdeetatik ehun eta hogeita hamabigarrena postuan gaudela

bertan agertzen diren sintomak kontutan hartzekoak direla uste dugu

ari dena eta porrotaz hitz egin behar dugu zuk zeuk zenbat eta zenbatetan helburu moduan kokatu duzulako euskadi berrikuntzaren aitzindariak diren europako herrialdeen artean egotea industria lauzeron edo global innovation den bezalako helburu

eta helburu horrekin bat gatoz eta bat gatozelako hitz egiten dugu porrotaz estrategia horren porrotaz helburua berrikuntzaren aitzindaria izatea bada bederen eta porrota zertan txosten hauetan zuk ere aipatu egin duzunez lau indikadore multzo aztertzen dira bi lehengai edo inputak giza baliabideak eta finantzazio edo laguntza

berrikuntza jarduerak eta eraginak egia da berrikuntzaren sistemaren inputari erreparatuz

giza baliabideak ditugula honek hezkuntza eta prestakuntza aztertzen du eta herri honetan maila handiko lan indarra dugu jendeak berari dagokiona bete egin du

eta hirurogeita zortzia etengabeko prestakuntzan indargunea orduan zalantzarik gabe gure jendeak egiten duen esfortzua prestatzeko eta hezkuntza sistemaren erantzuna ikerketa sistemari dagokionez hirurogeita hamazazpiak gara nazioartekoko argitalpen zientifikoetan

baina ikertzaileen esfortzuak ere bistan daude inbertsioetan administrazio publikoek ikerketa eta berrikuntzarako ekintzei eskainitako laguntzetan

tapia sailburuak inbertsio publiko pribatu urria krisiari egokitu dio

kokapen administratiboari hau da gure menpekotasuna espainiarekiko bestetik

lehenengo dimentsioan enpresa txiki eta ertainen kasua eta zuk ere aipatu duzun bezala

postutik atzerago gaude eta beste emaitzak ere aktibo intelektualenak dira hau da

patenteak diseinuak eta hemen ere arazo nabarmenak ditugu orduan

alde batetik enpresa ekosistema dibertsifikatu bat hainbat enpresa merkatuan lehiatzeko gaitasun handia dute baita mundu globalean ere baina enpresa txiki eta ertain asko ez daude egoera horretan desoreka nabarmena da gure herrian ikusten dena giza baliabideen sistema sendoa dugu alde batetik eta eraginkortasunean arazoak ditugu askotan tarte honi death valley edo heriotzaren bailara deitzen zaio

hiltzen baitira tarte horretan bailara hori ez da normalean gertatzen ere

nola sartu gure prozesuetan ere adimen artifiziala edo blockchain hori aurreikusita al dago

prospektiban edo ikerkuntzan zeren zergatik gertatu da informe hau kaleratu denean hainbeste harridura sortzea gure baitan zein adierazle erabili dira bestela orain arte

eta horretan ez naiz bat etorriko alonso jaunak esan duenarekin guk hainbat eskumena dugu baina beste eskumenak ez ditugu eta espainiak ditu hainbat eskumenak eta europar batasunak esan duen bezala ez ditu bere aurrekontuak gastatzen eta horrek ere eragina dauka gure gain

guztia berritzeko baita gure eskumenak ere baita gure eskubide demokratikoak ere berritzeko zuk bi mila hamabian

lan egingo zenuela eta bi mila hamaseirako egongo zela bukatuta eta galdeketa bat eginda

hori zuk uste al duzu edo nola egin dezakegu sakontzeko gure estatus politiko berrian eskubide guzti horiek eta berrikuntzan aurrera egiteko

aitzindaria izan zela hainbat gauzetan eta gaude hemen laurogei urte beranduago eta aitzindariak izatea ere tokatzen zaigu eta ere honetan ez naiz egongo ados alonso jaunarekin zeren agirre

ezkerrarekin gobernatu zuen bai partidu sozialistarekin bai anvrekin bai esquerra republicanarekin eta uste dut ere

adibidez hemen ere onartu egin zen ikerketa eta garapenean urtero gutxienez ehuneko bosta igotzea

baina uste dut bat etorriko garela neurri hori ona izan dela berritzeko garaiak ziren eta berritzeko garaiak dira

honetatik ere ikas dezakegula europako txostenak esan digu oraingo estrategiak ez duela balio

esperimentu moduan benetako porrota litzateke honekin ezer ez ikastea bai zer egin den ondo ze gauzak ondo egin dira bai zer aldatu behar den

zuk ekainaren bostean esan zenuen zure gobernuak behar diren erremintak dituela beraien mugak ikusi ditugu beraz

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

bi mila hamazazpikoarekin alderatuta okerrago ateratzen dena baina alderaketa bat da baita ere kontutan izan behar dugu

azkeneko hamar urtetan hobekuntza izan dugula hobekuntza bat ehuneko hamabikoa gutxi gorabehera zer gertatzen da

egia da besteak ehuneko hamazazpira joan dira beraz nahiz eta guk hobetu eta hori onartu beharra dago

egin dute eta ez da guretzako harridura izan ez aspalditik gentozen pentsatzen eta ikusten hori horrela izan zitekeela baina

a dos lehendabizikoan krisiaren egoerak nolabait izugarrizko eragina izan du eta ez bakarrik publikoetan esango nuke inbertsio publikoetan gutxiago inbertsio pribatuetan izan du izugarrizko eragina eta kontutan hartzen baldin baditugu eboluzio horiek inbertsio pribatuan izan dira eta bestea

baina esplikazio bat bai estatuan gertatzen denak ere guregan eragina du zergatik

finlandian egongo bagina zuk aipatzen zenuen bezala agian beste leku batean egongo ginateke beraz nik uste dut gure neurriak guk hartu behar ditugula estatua estatu

bi arrazoi horiek kontutan izanik alde batetik esaten dugun bezala berrikuntza jarraitu duela hobetzen esan behar da

pribatua berdez dago eta publikoa gorriz dago gure kasuan zerbait berezia gertatzen da eta hori ere esplikatu behar da eta ez da aitzakia bat kasu honetan

fundazio pribatuak direnez europarentzako inbertsio pribatuan daude horrek ez du esan nahi ez daukatenik izugarrizko inbertsio publiko bat beraz hori banatzen baldin badugu eta aztertzen baldin badugu non dauden arazoak benetan bi lekuetan esan genezake eta bata da

zergatik tresnak ez direlako egokiak jartzen da dirua baina jartzen da gehiago maileguetan

eta zuk aipatu duzun bezala nolabait badauka

bai errorea nirea izan da hirukoari buruz ari nintzen ehuneko bosta horrela

lehendakariari eta ez tapia sailburuari zentratu nahiko banuke sailean berari egingo nioke eta uste dut hemen guk behintzat ikusten dugun bezala arazo erpin gehiago izateaz gain herri kontua dela zeren bestela zergatik momentu batean ere uriarte sailburuak ez du erantzun ere

claro gogoeta orokor bat egin beharko dugu gu zein egoera gauden horregatik esaten genuen baditugu hainbat enpresa

baina hainbat eta hainbat oso gaizki daudela eta orduan

horregatik helburua eta gobernu honen helburua edo helburu bezala jarri du behin baino gehiagotan eta bat gatoz helburu horrekin

erantzuteko planteatu diren erremintak ez daudela erantzuten ari benetako egoerari eta horregatik ere lehen aipatzen genuen

uste dugu han dagoela arazo handiena horregatik baditugu hainbat inputak giza baliabideena ikerketa sistemarena baina emaitzak ez dira nahikoak izaten ari

gobernu honi dagokio eta uste dugu oso une ona dela gogoeta hori partekatua egiteko eta

eskerrik asko presidente andrea hasteko larrion andrea guzti hau hausnarketa guzti hau kontseiluan egiten da

kontseilua izan genuen zientzia eta teknologia kontseiluari buruz ari naiz non hainbat sailburu egoten gara lehendakariaz aparte lau bagaude hemen eta oraindik

ni atera banaiz guztion ordezkari bezala eta han egiten den hausnarketari buruz

eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina irungo eta hondarribiko alardeei emakumeen eskubideei eta berdintasunari buruz arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko arana andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea arana andrea gure balorazioa ezaguna da emakundek urtero egiten du balorazio hori bertatik berdintasunaren aldeko eginez hau da eusko jaurlaritzaren iritzia ezinbestekoa da emakume eta gizonen arteko berdintasuna eraikitzea edo eraikitzen jarraitzea
baita alardeetan ere eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arana andrea

eskerrik asko arana andreea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera antonio damborenea

euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren eta foru diputazio berrien arteko koordinazioari buruz

eskerrik asko legebiltzar buru andrea damborenea jauna

de nuestro modelo auzolana da gure herriaren eta gure gobernuaren eredua eta ditugun

lana egiteko eredu hori nik uste dut eraginkorra dela eta emaitza onak eskaintzen dizkiola euskal gizarteari eta hala izango da

euskotren enpresa publikoko langileak atxikitzeari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea tapia

erantzuteko tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko

a euskotren eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

hamaikagarren puntua galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina

aldaketari buruz casanova jauna zurea da hitza egun on guztioi
amazon enpresak iragarri du trapagaranen irekiko duela gune logistiko bat gune honek zortzi mila metro karratua izango ditu eta enpresak iragarri duen moduan berrogeita hamar lanpostu inguru sortuko dira instalazioak jarriko dira

enpresa izandakoaren orubean eta horretarako lurraldearen berkalifikazioa egon da

egindako negoziazio baten ondorioz eta espreski ad hoc egindako erabaki baten ondorioz lur horien erabilpena pasa izan da industriala izatetik tertziarioa

inplantatu egin da alkateak honen alde alderdi sozialistak eta euzko alderdi jeltzaleak bozkatu zuten

eta baita ere udalarentzat diru sarrera berriak sortuko zirela baina gure ustez horrelako operazioekin lortzen dena da prekarietatean oinarritutako enpresak jartzea suntsituko dituztela sortuko dituzten lanpostu baino gehiago

ezinbestekoa den eta estrategikoa den lur industrialaren galera horren aurrean gustatuko litzaidake jakitea zure gobernuak horrelako operazioak babesten dituen ala ez

eskerrik asko presidente andrea casanova jauna gobernuak ez du inongo jarrerarik adierazi kasu honetan nik uste dut zure

agertzen zen eta ez dugu ez horrelakorik egin eta ez proaktiboki inolako ekimenik hartu kasu honetan beste gauza bat litzateke

galdetu didazuna zein da gobernuaren jarrera eta beti esaten dugu

enplegua sortzen denean eta nolabait aberastasuna sortzen denean garrantzitsua dela aztertzea ondo operazio hori eta zentzu horretan interesgarria izan daitekela kasu honetan gainera ezkerraldean dago askotan aipatu dugu herrialde horretan zonalde horretan arazoak ditugula enpleguaren ikuspegitik eta ez bakarrik enpresa izugarrizko mailakoa jarri behar delako baizik eta bertan badaudelako arazo desberdinak

aipatu genuen aurreko batzorde batean aipatu genuenean maila altuko enpleguak behar ditugu baina baita ere

ezkerraldean langabezia maila askotakoa da eta batez ere behekaldean ditugu arazo gehien por otra parte

enplegua sortzen den aldetik beti horrelako ekimenak edo bestelakoak era positiboan hartu beharko ditugu hasiera batean eta batez ere
ezkerraldean denez kasu honetan horrela kontsideratzen dugu eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea casanova jauna zurea da hitza

berotegi efektua eragiten duten gasen bilakaerari buruz

behintzat bi kontrol pleno jarraian aldaketa klimatikoaren inguruko gaietaz hitz egiten eta duela hamabost egun

galdera egin genituen eta legea argitaratu zenuten eta orain datuen inguruan datuen erabilerari eta komunikazioaren inguruan

zorionez eta hainbeste denbora itxaron eta gero ihobek inbentarioa

beraz kontrol plenoak zerbaitetarako balio duela esan dezakegu

pixka bat kurtso amaieran gaude eta nik uste dut hemen merezi duela datuak mahai gainean jartzearekin batera pixka bat udako hausnarketarako hainbat elementu uztea eta hori da nire asmoa ez bakarrik

eta nik uste dut nolabaiteko balantze edo balantze probisional bat egin dezakegula legealdiak zer eman duen aldaketa klimatikoaren inguruan

eta ni gaur ez nator eraso eta defentsa eskema batekin nik gehiago esploratu nahi dut eta hausnarketarako utzi ea

borrokan zertan den gurean non gauden eta ea ez bakarrik honen inguruan hitz egiten dugun baizik eta

gaiaren inportantzia aldaketa klimatikoaren inguruko edo larrialdi klimatikoaren inguruko eztabaida geratzeko etorri da herrialde guztiak honen inguruan hitz egiten daude atzo bertan frantziako asanblada nazionalak

laster hitz egingo dugu baina iruditzen zait hainbat kontu aurretik definitu eta ea partekatzen ditugun ikusi

de hecho aste honetan bertan hainbat albiste egon dira honen inguruan baina besteak beste euskadiko unibertsitateak uda ikastaro bat izan du aldaketa klimatikoaren inguruko komunikazioa

edo zeintzuk diren honen inguruko elementuak nik bi elementu aipatuko nituzke bi edo hiru alde batetik bat ponente batek esaten zuena

beraz aldaketa klimatikoari buruz hitz egiten dugunean guztiari buruz hitz egiten ari gara hori bat eta bestea

beraz nik uste dut hori ere premisa bat bilakatu beharko genukeela eta iruditzen zait

ordez zer nola gauden eta zer egiten ari garenari buruz pixka bat datuak

eta erreferentziak horretarako hartzen ditu eta politikak ere eraginkorrak izan beharrean gehiago itxurakerian edo oinarrituta egiten direla

komunikazioaz hitz egin behar dugula hasteko eta ea honekin ere ados zauden eta hau da nire galderetako bat a ver cuándo y cómo comunicamos los datos climáticos

baizik nola komunikatzen du gobernu honek esan nahi dut zuek martxoan egin zenuten aldaketa klimatikoaren inguruko konferentzia bat kongresu bat eta hor komunikazio kanpaina oso bat egin zenuten nor etortzen zen zuek joan zinaten kanpaina bat eta abar bueno ba iruditzen zait datu klimatikoak

izan behar luketenak errealitatea finkatzen diguten datuak direla

apirilean edo ekainean baldin badaude datuak edo txostenak

gogorrak izan behar baldin badira ere datuak komunikatu behar dira eta harrigarria iruditzen zait sailburu honek datu klimatikoekin azken datu klimatikoekin prentsaurreko bat ez egitea eta esan

ez dugu lortuko gure gizartean kontzientzia nahikorik benetan egin behar diren aldaketa sakonak egiteko iruditzen zait baita ere erantzukizunaz hitz egin behar dugula eta hau aurreko kontrol plenoan ere pixka bat esan nuen ezta gure emisioak gu emisore txikiak edo handiak garen horren inguruan nik uste dut hitz egin behar dugula

euskal komunitatea emisore txikia dela eta ez da emisore txikia inondik inora eta erantzukizuna emisore handien erantzukizuna du europaz

gure helburuak izan beharko lukete gutxienez europar batasunak jartzen dituen bezalakoak ez badira handiagoak hori kontutan hartuta euskal komunitatea oparotasunaren aldetik barne produktu gordinaren aldetik europako bataz bestetik gora

dagoen neurrian beraz iruditzen zait erantzukizunaz ere gu ere benetan europako aitzindari izan nahi baldin badugu hor jarri beharko dugula gero badago beste kontu bat eta ea hau ere behingoz adosten dugun

eta erreferentziak denbora guztian pixka bat engainura eramaten gaitu eta iruditzen zait behingoz gobernu honek mila bederatziehun eta laurogeita hamareko erreferentzia hartu beharko lukeela eta ez bi mila bostekoarekin jokatu eta egia da europar batasunak bi mila hamalauan

erreferentziak bi mila bostean hartzea uzten zuela baina ez dugu ahaztu behar europar batasuneko helburuak denbora guztian izan direla direla eta izango direla mila bederatziehun eta laurogeita hamargarrena urtekoak

gurean eragin handia dute iruditzen zait datuen inguruan ere hitz egin behar dugula eta pixka bat hau zen interpelazioaren funtsa beste hainbat gauza kanpoan geldituko badira ere nik uste dut hemen baditugula titular batzuk aurrekoan ere bota nituen

que la media nik uste dut datu horiek oso kezkagarriak direla ez dakit zuk zer iritzi izango duzun eta nik amaitu aurretik minutu honetan beste kontu bat edo bi esan nahi nituzke

interesgarria dela baita ere klima bi mila berrogeita hamar estrategiaren inguruan hitz egitea

onartu zen eta hori da zuek eskuliburu bezala erabiltzen duzuena

borrokan eta nik uste dut onartu behar dugula dagoeneko

jaurlaritzaren ordezkaria zurea da hitza arriola jauna

no pueden ser ezin litezke izan eraginkorrak esan nahi dut eta niretzako hemen agertu diren datuekin horren ratifikazio bat besterik ez dira ez dagoela eraginkortasun posiblerik ba ingurumen arlotik

kontu energetikoak kontutan hartu gabe horregatik nik uste dut aurrerantzeko gobernuetan osatzen direnean oso inportantea izan behar duela eta amaitzeko esan

nik uste dut klima bi mila berrogeita hamar estrategia guztiz

urterako karbono neutro estrategiak eta

ez dauka karbono zero bi mila berrogeita hamar urterako helbururik inondik inora ere baizik askoz ere

jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa maría del

euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina

kutsatzeko gune bulneragarri deklaratzeari buruz

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko

sus resultados pues mejor que sea así no eskerrik asko arriola jauna lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eta etxebizitzako sailburuari egina euskadiko etxebizitzaren egoerari

eskerrik asko martínez jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina bi mila hogeiko aurrekontuei buruz

eguerdi on aspiazu jauna ziklo elektoral luze baten ostetik gatoz eta hauteskunde emaitzek utzi duten argazkia uste dut jada denongatik ezaguna

bai eaen bai nafarroan bai estatuan agertu oi den agertokiak

handirako ematen du ez da nire gaurko asmoa kontua da zerbaitek ezaugarritzen baldin badu agertoki

esan dezakegu hein handi batean ziurgabetasunak ezaugarritzen duela horren ondorioz jada ezagutzen ari gara bai esan bezala bai hemen bai nafarroan bai estatuan nolabaiteko mugimendu batzuk

ostean eta ez dakit horren eraginez edo hemen gaude inoiz baino lehenago ekainean jada aurrekontuetaz hitz egiten ekainean aurrekontuetaz hitz egiten eta guri horrek bi gogoeta nagusiki

dizkigu bata da aurrekontuak bere

isolatuki hartuta ez direla gauza errelebante bat hemen baditugu herri erronka batzuk

galdetu dio horietako batetaz herri erronka batzuk ditugu eta herri erronka horiei aurre egiteko gobernagarritasuna beharrezkoa da egonkortasuna beharrezkoa da eta gobernagarritasun hori ziurtatzeko aurrekontuak beharrezkoak politika publiko egokiak egin ahal izateko horretaz ez daukagu inolako zentzurik baina bere horretan ere ez dira horren bermea gehiagotaz hitz egin behar da hitz egin behar da

bekak ere arautzerik ez dugula munduko autogobernu mailarik handiena duen herri honetan bekak ere ezin ditugu arautu orduan eskuduntzez ere hitz egin behar da hitz egin behar da enplegu politika pasiboez hitz egin behar da politika fiskal egoki batetaz

datozen bi mila hogeirako aurrekontuak ere logika horretan ukituko ditu

azken egunotan entzun dugu adibidez erkoreka jauna esanez arduraz jokatzea oposizioari baina berak jada halako adierazpen batzuk egiten ditu non ekainean jada oraindik ezagutzen ez dugunean aurrekontua bakarrik zuzentarau batzuk ditugunean bakarrik lau orokorkeri ditugun momentu honetan oraindik diru laguntzen edo

oraindik ez dakizuenean zer edukiko duzuen ere erkoreka jauna ari da esaten boikotaz oposizioaren boikotaz ari da

ekainean boikotaz ari baldin bada tendentzia hori mantenduz

aterako duzue ez dago hitzik abendurako hitzik gabe geratuko zarete ala hauteskundeen aurrerapena izango da

abenduko hitza guri kezkagarriak iruditu zaizkigu erkorekaren hitzak eta ez dut esango ortuzaren hitzak ere baina

zabaltzeko orduan guk zuri hori galdetu nahi dizugu bakarrik zuk

nola abiatuko du prozesu hau halako jarrerak alde batetara utziko dituzue eta prest zaudete prozesu zintzo apal bati ekiteko horrela baldin bada eh bilduk hala egingo du guk jokatuko dugu errespetuz

urruzuno jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak azpiazu jaunak dauka hitza

ondo dakizu ni ez naizela testuinguru politiko baten egile edo gutxienez ez naizela bakarra eta ni ogasun

egin ahalak egin behar ditut edozein testuingurutan aurrekontuak onartzeko eta hori da nire portaera azken hiru urteetan egin dudan modura

derrigorrez hasi eta jarraitu behar du bide bat urteroko aurrekontuak onartzeko

legeek hala ez eskatzen diote eta justu hori izan da jaurlaritzak egin duena

bide bat hasi hau da bi mila hogeiko aurrekontuak nolako irizpideak izango dituzten onartu du eta justu hori da zuen taldearekin

dizuguna lehen kontaktu bezala bai baina baita

borondateak eta baldintzak frogatzeko ere hori da gure asmoa

sinesteko testuinguru politikoak ez duela zerikusirik aurrekontuen edo edozein legearen onarpenarekin

erakargarri bat burutzearekin eta horren inguruan akordio bat saiakerarekin gainera nahiz eta gehien bat gobernuaren erantzukizuna izan

onarpena denon lana da testuinguru politikoa denon artean osatzen dugu gobernuak bai baita talde politikoak ere bai

eta zu zeu barne zarela gara testuinguru politikoaren egileak gobernu honek argi dauka gutxiengo batean dagoela

beharraz duela aurrekontuak aurrera ateratzeko horregatik gure eskuan dagoen guztia egingo dugu izateko joan diren urteetan bezala akordio bat lortzeko

benetan nik nahi dut gobernuak nahi du testuinguru politiko baikor bat

ari gara ari naiz lanean zuen asmoa ere berdina bada akordioa posible izango litzateke eta ona gizartearentzat eta euskal hiritarrentzat denon helburua hori bada erraztu dezagun akordioa

izango da baina ez bazaude ez da erraza izango

la aprobación de unos presupuestos adecuados para euskadi guk ahalegina egiteko prest gaude eta egingo dugu zuen benetako borondatea da euskadirentzako akordio batera

horrela bada posible izango da akordioa ihes egiten baduzue ez da izango posible marko politikoaren errua bakoitzak egingo du bere irakurketa eskerrik asko

galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina euskal unibertsitate sistema dela eta eusko jaurlaritzak dituen asmoei buruz

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko uriarte andreak dauka hitza

barrio jauna zure galderei erantzunez bi mila hemeretziko martxoaren hamabian bi mila hemeretzi bi mila hogeita bi unibertsitate sistemaren plana onetsi zen mila laurehun eta hamaika milioi euroko zenbatekoarekin aurrekoa baino

ehuneko bederatzi koma sei gehiago zehazki irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko eta zure justifikazioan aipatzen dituzun gabeziak gainditzeko helburuz

unida a la eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

datozen urteetan garatu beharreko estrategia eta aurrera eraman behar diren ekintza nagusiak definitzeko argitu nahi duzuna da hau da beraz eusko jaurlaritzak burutuko dituen ekintzak irakasle plantillak eguneratzearekin lotura antzeman diren gabeziak gainditzeko ikasketa uzte tasa murrizteko eta titulazio bikoitzen eskaintza handitzeko planean daudela jasota

plan horrek euskal unibertsitate sistema osatzen duten hiru unibertsitateen lankidetzarekin adostuak eta landuak goi mailako plangintza estrategiko baten premia planteatzen du eusko jaurlaritzaren aldetik ez ezik unibertsitatearen aldetik ere

eurozko aldeko unibertsitateekin lankidetzan aritzea mugikortasun

edo beste bat da nazioarteko titulazio berria diseinatu

egun on sailburuak legebiltzarkideok

anderea lehendabizi ere gaur talde honek

proposamena edo gaia ez da berria hainbat alditan edo

aurreko legealdian osasun batzordean sei

epean eta horrela egin genuen lehenengo akordioa eta lehenengo akordioa aho batez izan zen esaten dudan bezala osasun batzordean

pentsatu genuen komenigarria zela berriro gai hori eramatera batzordera beno nahiz eta lau urte pasa

aurrerapenak egon direla baina oraindik eta elkarteen eta kolektiboen

eta pertsonak dituzten beharrak arabera oraindik gauza asko ez dira bideratu eta horrexegatik pentsatu dugu komenigarria zela

galdetzea kasu honetan osasun sailburuari murga

presidente andrea legebiltzarkideok sailburua garrido

batuko gara auzolanean eskerrik asko eskerrik asko murga andrea jarraian garrido andreak dauka hitza

presidente legebiltzarkideok sailburua

a estos pacientes uste dugu hau dela jarraitu behar dugun bidea hobetzeko prest gaude baita profesionalekin elkarteekin

gure konpromisoa ume hauek ere laguntzen jarraitzea da baita euren familiak ere eskerrik asko eskerrik asko murga
gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera juan luis uria serrano elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

egina osasun sailarekin hitzartutako tolosaldeko asunción klinikari finantza auditoria bat egiteari buruz uria jauna zurea da hitza

de la situación financiera de la clínica la asunción eskerrik asko uria jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak murga andreak dauka hitza

legebiltzarkideok uria jauna eguerdi on guztioi berriro

anterior lo he preguntado personalmente beraz uria jauna osasun sailak auditoria ekonomiko bat egiteko ahalmenik ez du hala ere beste zerbitzuei edo enpresei bezala jarraipen zorrotza egiten dio eta tolosaldeko

pozik agertzen dira jasotzen duten zerbitzuarekin eskerrik asko eskerrik asko murga andrea gai zerrendako hemeretzigarren

lan eta justiziako sailburuari egina sektore feminizatuetako greba eta soldata arrakalari buruz

y veremos si hace señora san josé mila esker eskerrik asko garcía andrea erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko garcía andrea jarraian erantzuteko san josé andrea zurea da hitza

colectivos o la huelga besterik ez eskerrik asko eskerrik asko san josé
gai zerrendako hogeigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina gipuzkoako zahar etxeetako gatazka bideratzeko lan eta justizia sailak antolatutako bilerara gipuzkoako foru aldundia ez agertzeari buruz kortajarena andrea zurea da hitza

adineko egoitzetako lan hitzarmena berritzeko negoziazioa

egoitza horietako emakume langileek duintasun martxa bat egiten ari dira eta

akordioetara irizteko zailtasunak agerikoak dira zuk hemen esan duzunaren kontra

ela sindikatuak egoeraren aurrean auzian esku hartzeko eskatu zion lan sailari

eta egoera desblokeatzeko ahaleginean bilera batera deitu zituen ekainaren hamabirako

sindikatuak patronalak eta gipuzkoako foru aldundia baino lan sailak bilera horretan inor faltako ez zela esan bazuen ere

ez zen bilera horretara agertu sindikatuak eta patronalak bakarrik azaldu ziren bilerara adineko egoitza

foru aldundiarekin itundutakoak dira erantzukizun publikoko zerbitzuak dira eskubide subjektibo bati erantzuten diotenak beraz

gipuzkoako foru aldundiak auzia konponbidean jartzeko zure sailaren ahalegina zapuztu izanak adierazten duenaren inguruan duzun iritziaz galdetu nahi dizugu gaur zein iritzi du sailburuak gatazka hau desblokeatzeko deitutako bilerara gipuzkoako foru aldundia azaldu ez izanaz

eskerrik asko presidente andrea jaun andreok eguerdi on berriro

eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea jarraian kortajarena andrea zurea da hitza

jarrera horrek suposatzen duenaren inguruan baina bai ni bai posizionatuko naiz eta esango dut foru aldundiak egun horretan erakutsita

eta mespretxua zure sailarekiko biekiko eta oso jarrera arduragabea dela iritzi dut gainera

zeren egoitza zerbitzuetako langileek greba deitu zutenean zure sailak ehuneko berrogeita hamareko gutxieneko

dekretu bat argitaratu zuen handik gutxira foru aldundiak orduan bai ikuskaritza bat egin zuen eta ikuskaritza horren emaitzak oso larriak zirela ikusiz zuk ehuneko hirurogeita hamarera igo zenituen zerbitzu minimo

oso larria da adineko egoitzen inguruan gertatzen dena oso larria da eta arduragabekeria handiz jokatzen ari dira hemen eragileak yo creo

de las residencias eskerrik asko kortajarena andrea amaitu zaizu denbora erantzuteko eta amaitzeko

andrea jarraian adierazpen instituzional bat irakurriko dugu hondurasko

urteurrena ostiral honetan ekainaren hogeita zortzian hamar urte betetzen dira hondurasen estatu kolpea eman zenetik estatu kolpe horren ondorioz orduko presidentea manuel zelaya hautestontzietan zilegitasunez hautatua

kolpe horren ostean bizitza eta parte hartze politiko demokratikoa ezinezko bihurtu da etengabe pairatu duten errepresioagatik errepresioak gogor jo ditu batez ere eskubide eta askatasun zibilen alde borrokatzen diren kolektiboak

lurraldearen eta ingurumenaren aldeko defentsan diharduten komunitateen buru diren pertsonak berta cáceres kasu en el dos mil quince

une zail hauetan eusko legebiltzarretik hondurasko gobernuaren portaera salatzen dugu herritarren protestak bortizki erreprimitzen ari baita gobernuari eskatzen diogu errepresioa geldiarazteko eta ezar ditzala elkarrizketarako

bide batzuk hondurasi uneko egoera jasan ezin honetatik irtetea ahalbidetuko